nola autonomi erkidego bateko presidentea auzitegira eraman zuten eta hori baino gehiago

autonomia erkidego bateko presidentea eta gaur egun gertatzen ari den garatzen ari den prozesu independentista baten lider nagusietako bat ikusi genuen auzitegian eta

hemendik gure elkartasunik beroena mas presidenteari

kataluniako instituzioei guk bat egiten dugu berarekin berak esan zuenean ez duela deliturik egin guk ere uste dugu ez duela deliturik egin delitu bakarra egotekotan izan da bere herriari bere herritarrei

ematen saiatzea betiere gogoratu behar da betiere kataluniako parlamentuaren agindu demokratikoa betez

argi eta garbi galdetu behar dugu zein itun bila daiteke halako estatuarekin zein aldebikotasun elkarrizketa politikoa bera ukatzen duenarekin eta ez da alderdi popularra gobernuan egoteagatik pp psoe

berdin da ezinezkoa izango da ez dutelako beste naziorik onartzen aitortzen ez dutelako erabakitzeko eskubiderik aitortzen onartzen eta alde horretatik

eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea arraiz jauna auzi honen aurrean gure jarrera argi eta garbi

irtenbide eta konponbide politikoak eskatzen dituzte eta ez zaigu bidezkoa iruditzen politikaren judizializazioa hau ez da bidea

a cataluña gure proposamena berriro errepikatuko dut elkarrizketa negoziazioa akordioa eta berrespena euskadin ondo dago tribuna honetara behin eta berriz irtetea horrelako planteamenduak egitera baina kontutan har dezagun behingoz baino ez bada ere egun

politiko bat proposatzeko legebiltzar honetan bertan lan talde bat dugu osatua talde guztien

parte hartzen dutelarik bertan beraz ez dezagun elkarrizketaren atea itxi lan talde honek oraindik orain ondorioak aurkeztu ez dituenean
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arraiz

gai zerrendako hamahirugarren gaia galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain

ardi esnearen sektoreko abeldun batzuei ez ordaintzeari buruz

eskerrik asko presidente anderea lópez de ocariz anderea dakizun bezala

idiazabal denominaziopean dago eta aipatu genuen bezala bere egoera ekonomikoa

eta garai honetan eta garai hartan hitz egiten genuenean orain dela urtebete

eta gure abeltzainak kasu honetan artzainak zeuden nolabait

jasotzeko baina aldi berean esan behar da jaurlaritza badagoela akreedore moduan eta badituela

ningún sentido común eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamalaugarren gaia galdera belén arrondo
aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

arrondo andrea zurea da hitza eskerrik asko eguerdi on guztioi eta bereziki aernnovako komiteko

aernnovak ehun eta berrogeita hamar langile inguru kaleratzeko asmoa agertu du ondorio pertsonal larriak dituen erabakia izanik salatu beharrekoa da baina are gehiago kontuan hartzen badugu aernnovak etekinak dituen enpresa dela eta diru publiko asko

jakin badakigu jaurlaritza harremanetan dagoela aernnovaren zuzendaritzarekin eta jakin nahi duguna da ea bere gain hartuko duen jaurlaritzak duen erantzukizuna

eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

urteen hasieratik gamesa aeronáuticak gaur egun aernnova denak laguntza publiko desberdinak jaso ditu

hau da ez dira diru laguntza zuzenak izan baizik eta lehiakortasunean hainbat politika eta programa desberdinetatik

era argian eman dira doitu dira aztertu dira beti bezala helburuak finkatuz eta helburu horien emaitzak aztertuz orain arte

zuzen erantzun die arazorik gabe eta eginbehar guztiak bete ditu

aernnova taldeak gobernuarekiko duen erantzukizuna beraz zein gobernuak taldearekiko eduki

hor amaitzen da diru laguntza horiei dagokionean beraz helburua finkatu diru laguntzak eman aztertu eta bete baldin badira mantendu eta bestela

bueltatzea eskatu beti egiten duen bezala azken hogeita hamar urte hauetan milaka enpresak jaso dituzte horrelako laguntzak eta batzuk egoera hobean daude eta beste batzuk txarragoan baino ez da diru laguntzen

eta beti egin duela enpresak egin beharrekoa enpresarena bere erabakia gaurko erabakia ez da bat bateko erabaki bat jaurlaritzak babestu duen

milioi asko gainera ehun milioi inguru bi mila sei arte bitartean behintzat diru publikoa jaso duen neurrian arlo bat konpromiso batzuk baditu jendartearekin no es admisible

laguntza asko etekinak lortu eta horren ostean poltsikoa ondo beteta duenean jendea kaleratu etekinak are

por lo menos que lo haya dicho enpresak konpromisoa eta erantzukizuna du zalantzarik gabe baina jaurlaritzak ere bai

argi eta garbi berari dagokio laguntza publiko horiek benetan euskal jendartearen onerako direla bermatzea eta argi dago

inolako mesederik egiten euskal jendarteari jaurlaritza beraz ez da eragile neutro bat berriro errepikatuko dugu ez da eragile neutro bat historia honetan ezin da albo batera geratu arazoa enpresa eta langileen artean konpondu zain ezin da horrela jokatzea enpresaren alde egitea da eta langileen kontra egitea da

espero dugu oraingoan hori horrela ez egitea hori da normalean egiten duzuena

eta oraingoan eskatzen dizuegu exigitzen dizuegu

jarrera bat hartzea kasu honetan arabako enpresa baten etorkizuna defendatzea baina bereziki hor lan egiten duten langileen alde ipintzea eta neurriak hartzea enpresari eskatzeko eta exigitzeko exigitu behar zaiona hori nolabait
bermatu eskerrik asko arrondo andrea

arrondo andrea ulertuta esan nahi duzuna gogoratu nahi dizut

enpresa pribatu batek pribatu batek berak hartzen dituen erabakiak eta jaurlaritza ez dela neutroa egia da eta diru laguntza batzuk jartzen dituenean martxan

berrikuntzarako eta nazioartekotzerako lehiakortasunari laguntzen ari dela egia da baina berrikuntzarako eta nazioartekotzerako eta agian ez balira diru laguntza horiek jarri mahai gainean eta ez balira erabili enpresa hori lehiakorragoa izateko agian ez ginateke hemen egongo hortaz hitz egiten zeren enpresa hori ez litzateke existituko beraz horretarako jartzen dira eta agian

helburu batzuk neurtzen direnak ez ditugu ematen ez jaurlaritza honek eta ez aurrekoak edozein modutan

egiten justu kontrakoa jartzen gara laguntzeko eta lehiakortasuna sustatzeko beraz

eta nik esan dut hasiera hasieratik eskatu dioguna da enpresari beti bezala

enpresa osoa aztertzeko talde osoa eta badirela beste neurri batzuk har daitezkeenak

beti gauza bera eskatzen diogu alternatiba desberdinak azter itzazue eta lehenbizi ere planteatu aurretik beste gauza azter itzazue eta gero

jarraian hemezortzigarren puntua egingo dugu eta ondoren

gai zerrendako hemezortzigarren gaia interpelazioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina

damborenea jauna ekarpenei buruzko

hemen eztabaidatzeko gogoratzen dut zuk aipatu duzun eztabaida ni ere eztabaida hartan egon nintzen eta zuk esandako

indarrean dagoenetik bi mila zazpigarrena urtetik hona guk instituzioak

gure lana egiten elkarlanean eta

aurreko urteetan lehengo foru legealdian

landu dugu gaia lantzen ari gara eta jarraituko dugu lantzen

ereduak desadostasun batzuek zuen ikuspuntutik agertzen dituela esaten duzu baina zuk ez duzu aipatu ereduaren arabera

alde batetik ados gaude errentaren arabera hori sakoneko gauza da errentaren arabera egin behar ditugula ekarpenak gure politika publikoak sostengatzeko mantentzeko hori erabaki estrategikoa da

errentaren arabera barne produktu gordinaren arabera bat bi

kontuan edukiko dugu ekarpena egiteko sasoian bai ala ez hori da erabaki estrategikoa bi ados badaude ala ez

harremana daukagu nola egiten dugu gure ekarpenak estatura gure errentari lotuta nola egiten dira gure ekarpenak gure politika orokorrak mantentzeko errentaren arabera eta gero zerga ahaleginaren alderantzizkoa neurtuz

alderantzizkoak ehuneko hogeita hamara hola daukagu

ez bakarrik egokia da daukagun eredua errentaren arabera ekarpenak egitea

beste eredu ez dela zuzena hau ez da diru bilketaren

eredu bat hau da errentaren arabera egiten diren ekarpenak horrela funtzionatzen du estatuarekiko eta horrela funtzionatzen dugu

zilegi izan ahal da baina indarrean daukaguna ez da diru bilketaren banaketa baizik eta

ez da banatzea bakarrik daukaguna baizik eta banatu nola

errentaren arabera hori da inportantea zuk aipatu duzuna

oreka batzuk lortzeko funtsa

funtsa egokitu egin zen azkeneko legearen aldaketan eta

eta oso garrantzitsua dela diru bilketarekin lotuta

banatuta daude diru bilketaren ikuspuntutik

eta zeharkako zergak diru bilketa

ehuneko berrogeita hamara dira hori

zerga zeharkako zergetan bat dago oso oinarrizkoa eta garrantzitsua gure

eta da balio erantsiaren zerga hori bi mila zazpiko legearen

eta horrek aurrerapauso bat suposatu izan du

balio erantziaren zerga damborenea jauna indarrean dago

hogei urtetan egon zen egokitu gabe zeharkako banaketa hori bi mila zazpiko legeak aurrerapauso garrantzitsua esaten dut hori kontutan edukitzekoa da hirugarrena aipatu duzuna

jaurlaritzaren eta gure euskal eredu babesaren muina ukitzen dugu

egin zen egokitzapena ondo aipatu duzu egia da jardun ekonomikoari buruzko zerga baten desagertzearen

baina ez dauka beste irakurketarik badakizunetik jardun ekonomikoari buruzko zerga desagertu zen eta hori

baina muinak non daude zeharkako zergen banaketa horizontalki

bi ados gaude errentaren arabera ekarpenak egiteko beste eredu bat badago guretzat baliagarria da

lurralde bakoitzaren egoera ekonomikoa eta zerga ahaleginaren alderantzizkoa ere inportantea da zergatik

kontutan eduki behar da politika ekonomiko aurrezki

sustatuko zerga ahaleginaren pisua eta diru bilketa edukitzea ahalik eta onena herri politikak egiteko gabezi

lehengo aldundiekin ezker abertzalea zegoen aldundi batean alderdi popularra bestetan

aurrera jarraitzen dugu lanean eta lanak egiten dira eta jarraitzen dugu

gure eredu instituzionala hau da batak agindu ala besteak agindu horren gainetik daude instituzioak

gero beste berezitasun bat lege hau

bigarren hitz hau errepikatuz ez da bakarrik

hori ganbarak babestu behar du gertatu ahal da une batzuetan herri diruen kontseiluko gehiengoa

ez isladatuta egotea ganbara honetako gehiengoan hori ere kontutan eduki behar du baina horrek ez du kentzen

eta beste gogoeta bat garrantzitsua da zuk aipatu duzun moduan

gure finantza baliabideen banaketa bat estatuarekiko ardurak

eta estatuari daukagun bere aurrean ardura da gure

eta egokiagoa zeren eta baliabide guztien diru bilketa lehenengo estatuarekin bete behar dugu eta horrela esaten du lurralde historikoen legeak estatuarekiko betebeharra da lehenengokoa eta gero guk finantza baliabideak hemen banandu orduan finantza ikuspuntutik

horrela egitea ez da derrigorrezko baldintza bat badakit baina bai egokiago finantza eszenatokiak argiagoak edukitzeko

kupoak kitatu gabe eta horrek zeren ez daukagu ordaindu behar dugunaren kitapen azkena azken kitapena eta horrek lotzen du banatzerakoan banaketa hori barruan egin behar dugun eragina dauka orduan

derrigor derrigorrez ez komenigarria bai eszenatoki finantzario hori argiztatuta egotea hobeto da

gure harremana harekin kopuru batekoa izan edo bestekoa izan eragina dauka barne banaketan

bai estatuarekiko ere eta bai barne antolaketan ere baina kontutan eduki behar dugu ekarpenen lege hori arazoak konpontzeko egongo dela

eskerrik asko legebiltzarburu andrea damborenea jauna esan dizudan bezala lehenengo

lanean gaude lanean gaude ekarpenen legea hona ekartzeko lanean egon gara lehenengo foru legealdian

legealdian ere zintzotasun eta leialtasun osoz kolore batekoak egon ala bestekoak berdin instituzioak koloreen gainetik daudez lanean gaude

bi badakizu ez ganbara honek ez gobernu honek

lege hori hona ekartzeko zuzenean ezin da

jaurlaritzaren lege proposamen ohizko batekin egin baizik egon behar da adostasuna akordioa egon behar da

konpetentzi osoa ez ganbara berak talde parlamentariak ez gobernua bera baizik eta akordioa egon behar da horretan gabiltza esaten dut berriro errepikatzen dut horretan gabiltza akordio bat lortzeko

hiru esan duzun moduan kupoaren legea garrantzitsua da oso garrantzitsua

estatuarekiko gure harreman finantzieroak itxi gabe badaukagu

horrek eragina dauka barne banaketaren arloan noski ze itxi gabe daudenak gero banatu behar dira ere hemen

eta eragina dauka lau instituzioetan orokorrean baina gero lurralde historiko bakoitzaren barruan ere udaletxeetan ere eragin txiki eduki dabe hori garrantzitsua da eta berriro esaten dizut

bai behar beharrezkoa eta baldintzakoa derrigorrezkoa ez baina komenigarria bai ze kitatu gabe badaude baliabide finantziero batzuk

bai egingo dugu baina behin betikoa ez da izango behin behinekoa izango litzateke horregatik esaten dizutena da jarraituko dugu eta egin ahal da komeni da

esan duzunean daukagula eredu bat banaketakoa ez eredua ez da banaketakoa eredua ekarpenetakoa

hau eredua daukaguna guk hemen hitzartuta hiru lurralde historikoak eta jaurlaritza lurralde historikoen legean da ez da diru bilketaren banaketakoa da ekarpenen eredua

bat zerga ahaleginaren alderantzizkoa eta bi errentaren arabera egin direla

hau ez da ere du bat euskaldunok gure gain barneratu duguna diru bilketa banatzen dogu eta danok aurrera ez ez bakoitzak ekarpenak egiten ditu

baina historikoki orain dela hogeita hamabi urte hitzartu genuen legean

eta hori ekarpenen legeetan hortxe mantentzen da beste eredu bat badago ba egin ahal da baina momentuan inork

beste eredu batetara joatea eta amaitzeko beste gauza bat badaude eta

egin zen zeharkako banaketak koefizienteka banatzeko

zeharkako zergen ardatza dana balio erantziaren zergaren diru bilketak sortzen zuen arazoak eta gogoan daukazu neuk gogoan daukadan moduan zer zegoen hor

hau da ehuneko berrogeita hamara egokituta dago gure barne egokitzapenetan lurraldeko koefizienteen arabera orduan zer da bakarrik egin behar doguna

zuzeneko zergetan ahalmen arautzailea daukagun heinean

hori bermatu eta zerekin dauka horri lotura ba zerga ahaleginarekin

lanean gabiltza baina eredua ekarpenetakoa

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako hamaseigarren gaia interpelazioa
bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

enplegu zentro berezien erregistroari buruz itxaso

galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina kontratazioan gertatzen den iruzurra borrokatzeko plan bati buruz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

mahaiburu anderea sailburu legebiltzarkideok

bi mila hamalauko azaroan zuen taldeko galdera bati erantzun zen eta euskadiko lan ikuskaritzako errefortzu planak bi eratako neurriak hartzen

eskerrik asko toña jauna sánchez anderea zurea da hitza

a euskadi a un futuro más pobre nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez jaunak erantzuteko toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamabosgarren gaia

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina erretiroei esker langabezia murrizteari buruz damborenea jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on señor damborenea

y da oportunidades a las jóvenes eskerrik asko damborenea jauna toña jauna zurea da hitza

galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamaseiko europako kultur hiriburua

buruz barrio jauna zurea da hitza gracias

legebiltzarkideok egun on egia da bi hilabete besterik ez direla gelditzen kulturaren europar hiriburutzaren inauguraziorako

iritsiko zain eta bitartean hiritarrak ari dira datorren urtean zehar izango dituzten ekintzak eta proiektu guztiak ezagutzen

hori ez da batere lagungarria izan diru ekarpen pribatuak lortzeko

eta giro berri honi esker ilusioa berpiztu eta sinesgarritasun handiagoa eman dezakegu eragile pribatuen aurrean ekainean proiektuaren bilakaera eta

alde batetik erakundeen argazki berriak sortu duen baikortasuna eta ilusioa eta bestetik donostia bi mila hamasei arrakastaz gauzatu ahal izateko oinarrizko bi erronka babes pribatuak eta proiektuak gizarteratu beharra

erakundeok elkarlanean eta era koordinatuan ari gara orain erakundeetako arduradun berriak daudenetik ahalegin handia egiten ari gara ateak irekiz

donostia bi mila hamasei proiektuaren inguruan eta patrozinioaren inguruan lan egiteko era aldatu da eta horren emaitzak susmatzen ari gara

eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

donostia bi mila hamasei taldeen arteko proiektua da hiriarena

egindako lana handia da planifikazio eta antolakuntza fasean diskrezio handienaz ibili gara konfiantzako giroa lortzea beharrezkoa zelako eta orain planifikatutakoa garatzeko eta fruituak jasotzeko ordua da

enpresa guztiek entitateek pertsonek daukate bertan sartzeko aukera guzti guztiak ongi etorriak izango dira

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeitabatgarren gaia galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bizitzaren amaierako prozesuan pazientearen erabaki ahalmena lehenesteari buruz ubera andrea zurea da hitza

eguerdi on legebiltzarkide andrea darpón jauna

eh bilduk argi dauka bizitzako amaiera prozesuan pertsonaren erabaki ahalmena eskubidea bermatu behar duela lehenetsi nahi duela hau da pertsona erdigunean kokatu behar dugu bere borondatea lehenesteko orain gure lana izango da eskuartean dugun lana

bilatzea onartu beharreko legea argia izateko pertsonaren erabaki eskubidea errespetatzeko gainerako eskubideekin batera noski

ziurtatzeko heriotza hemen gauden guztiok eta gainerakoak bizitzan daukagun gauza ziur bakarra da guztiok bai edo bai lehenago edo beranduago

beraz guztioi eragiten digu eta ahal den neurrian ondo hil nahi dugu ahalik eta sufrimendu txikienarekin gure hurbilekoak inguruan eta gure lagun eta familiei sufrimendu gehiegi

amaieran egunerokoan hainbat egoerarekin aurkitu gaitezke baita administrazioari eragiten dioten esparruetan ere ospitaletan

gero eta zaharragoa den gizarte honetan eta ikusten ari garena da gizartea legedia baino erakundeak baino aurreratuago

lege honekin lege on bat egiteko eta gizarteari eragiten dion kontuan aitzindari izateko legebiltzar hau aitzindari izateko gaur egungo sistema paternalista gainditzeko orain agerraldiak izan ditugu

aditu izan ditugu batzordean pentsakera desberdinetakoak oso irizpide anitzekoak baita osasun saileko kontratazio eta aseguramenduko zuzendaria ere bertan izan dugu baina azken honek ez zuen argitu

jarrera eta iritzia heriotza duinaren inguruan eta orain emendakinekin hasiko gara lanean legearen tramitazioarekin hasiko gara lanean eta

gobernu honeniritzia horregatik darpón jauna eskertuko genuke gaurkoan erantzungo eta argituko

pazientearen autonomia eta erabakia lehenestea bermatuko duen marko legal bat egitekoaren aldekoa den eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea erantzuteko sailburua darpón jauna zurea da hitza

ondo dakizun moduan jaurlaritzak aldeko txostena eman zion

hartzeari arrazoi zehatzen sorta bati jarraiko txosten horretan aurki dezakezu zure galderaren erantzuna hori da
gobernuaren jarrera eskerrik asko

aurrekoan osasun sailaren ordezkaria etorri zen horren zain egon ginen ez zen argitua geratu zein den gobernu honen jarrera gaurkoan ere ez eta beno ba tramitazioan ikusiko dugu jaurlaritzaren

eskatzen dizugu benetan lege horretan

erabaki eskubidea bere bizitza amaieran bermatzeko lege baten aldekoak izatea eta zuen jarrera benetan aurrerakoia

merezi duelako behar duelako eta honek lagundu dezakeelako estatuak inposatzen dizkigun hainbat lege zaharkitu

eskubideen aurka doazenak gainditzeko beraz besteak beste zuen esku ere badago
gure esku ere guk ahalegin guztia egingo dugu eskerrik asko ubera andrea darpón jauna zurea da hitza

zehaztasunez jorratu beharrekoak dira gaur eskuartean dugunaren

auziak jarraian berriz aipatuko ditut gobernuak bi mila hamalauko ekainean emandako txostenaren zenbait

gobernuaren iritzia besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina irungo tren eremuari buruzko protokoloaren jarraipen batzordea

eguerdi on arratsalde on honezkero mahaiburu anderea beste mahaikideak sailburu eta legebiltzarkide guztiok eta gainontzekoak ere sailburu andreak

euskadin abiadura handia garatzeko helburuarekin fomentorekin izandako bilerari buruz azalpenak eman zituen

pozik zirudien benetan harrigarria geuretzat

zegoena geldiarazi egin duela jakinda duda hauek gureak ezik europar batasunarenak ere badira izan ere zerga jaitsiaz

ez baitute koadratzen ez dakit sailburu andreak baikortasun horrekin jarraitzen duen argitu ez zuena zera da abiadura handiak irundik europarekin egin beharreko loturari buruz zer irtenbide eman behar dion ez dakigu horretaz dakigun bakarra hau da

suspertzeko asmoa duela hala esan zuen azken batzordean ere guzti horregatik galdera hau egiten diogu zein urrats eman behar sailburu anderea zeure sailaren bitartez

adif gipuzkoako foru aldundia eusko jaurlaritza eta irungo udalaren artean

protokoloaren arabera aurkezten zen komisioa suspertzeko edo inoiz elkartu ez denez hasiera emateko

ez dugu pentsatu nahi madrilen izandako azken bilera honetara irungo alkatea ez deitzea

izan zela eskerrik asko elola jauna erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok irungo trenbide eremua berrantolatzeko analisian eta azterlanean bi mila hamaikako protokoloa sinatu zuten

hau da sustapen ministerioak gipuzkoako foru aldundiak irungo udalak adif erakundeak renfek euskal trenbide sareak eusko trenbideak izan ere trenbide berrantolaketa horrek eragin zuzena du haiengan dakizuenez sustapen ministerioa da protokolo horren jarraipen batzordearen buru beraz horren bilera deia egiteko eskatu nion

irailaren hogeita bian bertan madrilen egon ginen

bilera horretan aurretik bi mila hamairuko maiatzaren seian

irungo protokoloaren batzordea biltzeko deia eskatu nion berriro ere eskatu nion gutunez bi mila hamairuko

gainera irungo alkateak ere berdin egin zuen gurekin bat eginda sail hau udal horrekin batera ari da lanean ikusita gobernu

ez dute erantzunik eman eskaera horiei hasi gara lanean irungo alkatearekin irungo udalarekin

alkatearekin adostuta horrela egin beharko genukeela atzo bertan irunen izan zen horren asmoa zen ministerioari planteatzea irunen abiadura handiko geltokira konponbidea hiri horrek onartuta duen hirigintza plangintzarekin bat egiten duena espero dugu sustapen ministerioak onartzea gobernu honen eta irungo udalaren artean adostuko dugun plangintza bateratua eskerrik asko

esandakoagatik baina ez dut uste erantzuna zehatza eman duzunik

eskatu duzuela baina emaitzarik ez dugu ikusten eta irungo alkateak ere ez du ikusi

irungo alkatea irungo herria bezala zain dago dakizuen bezala bere hirigintza planetan

eta ez hori bakarrik baizik eta ezta hirigintzako gai bat bakarrik baizik eta hemengo

frantziarekin lotura ez badakigu nola izango den nahiko

egoera eskatu duzuela eta atzo sailburuordea izan omen zen

baina irungo alkateak irungo herriaren izenean eskatzen ari dena den

ministeritza da ahalmena duena bai deitzeko eta bai bilera egiteko baina zeuk sailburu bezala eta zeure sailak bere ardurak ere baditu bultzatzeko

gustura irten zinen azken bileratik esan zenuen

eraginkorra hain zuzen hitz horiek izan ziren baina klaro

hiru hiriburuak garrantzizkoak direla baina irungo herria beste laugarren puntu garrantzizkoa dela eta horri buruz

eta hemengoei irundarrei barkatu oraingoz aparte utzi herritar guztiei berdin tratatu behar dituzue bilbotarrak izan pnvkoa izan sozialistak izan

orain dela urtebete ere ez zenituen gonbidatu besterik ez

bai berriro ere gauza bera esan behar dut

sinatu zen protokolo horretan bi mila hamaikan ipintzen da batzorde bat eta gauzak lantzeko eta jarraipen batzorde horren buru sustapen ministerioa da eta

dei egin diogu edo eskatu egin diogu ministeritzari batzorde hori martxan jartzeko zelan

orduan adostu nuen nik neuk alkatearekin gure artean egingo genuela lana proposamen bat sustatzeko hemengo

horrekin joango ginela madrilera bultzatzeko horien lanak lan hori hori ere azaldu nuen batzordean eta nik uste dut aurretik ere azaldu nuen eta alkateari berari ere azaldu nion lan hori hiriburuekin eginda zegoen

horiek lanak eginda zeuden eta orduan proposamen batzuekin joan ginen madrilera eta irunen kasuan hori oraindik ez zegoen eginda bestalde bi mila hamaikako

zortzian sustapen ministerioak adif erakundeak eta eusko jaurlaritzak

konponbide berria zehaztu zuten eta horretarako bi fase eta denbora mugarri desberdinak ezarri zituzten bata

orain daukagun mugako loturara heldu eta gero bigarrena beste bat astigarraga eta frantzia abiadura handiko trazaduraren bidez konektatuko dira
eta oraindik puntua zehazteko dago beraz uste dugu oraindik lan asko egiteko dagoela eskerrik asko oregi anderea gai zerrenda